egun on eh bildutik interpelazio hau aurkeztu dugu legebiltzar honetan askotan egin dugun bezala zure gobernuan eremu soziala erdigunean kokatzeko gizarteak bere osotasunean hori

gaur kontziliaziorako laguntzekin ekarri dugu eztabaida hona eta debate hau denboran bat egiten du aurrekontuen inguruko eztabaidarekin

pertsonentzat ez pertsonak zenbakientzat hori da izan da eta izango da gure lehentasuna pertsonak guretzat bai are gehiago pertsonarik gabe

bai mahaiburu andrea legebiltzarkideok matute jauna

ondo zein den edo nolako den

distantzia baina distantzia hori segur aski egongo da

orokorki kontzeptuak

eta gero kontzeptu horiek zehaztu behar ditugunean hor segur aski ez gaude hain ados baina

distantzia hori murriztu behar dugula galdera eta interpelazioak direla eta hainbat agerralditan azaldu dugunez

atzeratu egin dela berriro adierazi behar dugu indarrean jarraitzen dutela familia eta lana bateratzeko laguntzak ez dira desagertu atzeratu

udan agortu zen aurtengorako jarri genuen aurrekontu saila

ordaintzeari utzi genion beste aurrekontu sail bat eduki arte adierazi behar dugu bi modu baino ez daudela hori egiteko bata aurrekontu saila areagotzea da beste aurrekontu sail batzuetako geldikinak erabiliz

beste aurrekontu bat onartzea atzerapenak ordaintzeko urte hasieran espero genuen isiltasuna mesedez urte hasieran espero genuen
urte sasoi honetarako sail osoan gerakin batzuk

dotazio hori handitzeko partida handitzeko irailean berriz ikusi genuen oso oso zaila izango zela hori zeren saiak bere jarduerak antolatu behar ditu lehentasunak finkatu lehenengoak ondo dakizuenez eskubide subjektiboaren berezko izaeratik datoz

batetik rgi eta pcv eta

bestetik bigarren lehentasuna gizarte larrialdietarako laguntzak

eskubide subjektiboaren izaera ez izan iazko azken hilabeteetan ia ia bi milioi euro lortu genuen hori egiteko

eta era horretan gizarte larrialdietarako

erabili genuen aurrikuspena gainditu da eta bi mila bosteko aurrekontuarekin bete beharko ditugu lehen azaldu dudanez udan ordaindu gabe utzi ziren

eskerrik asko aburto jauna matute jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eskola jantokietan zerbitzua emateko kontratuei buruz maneiro jauna zurea da hitza

durante la última década gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

en la comunidad autónoma de euskadi lehiaren euskal agintaritza sortzen duen legeak zehazten du

eta gardentasunaren baldintzak sustatu bermatu eta hobetzea dela eskumen horren jardunean lehiaren euskal agintaritzak

haien instrukzioa egin eta ebatziko ditu betiere murrizten duen jokabideen buruz

eta lehen esan bezala agintaritzak erreferentziazko espediente bideratu duenez erabateko begirunea eta gorde beharreko konfidentzialtasuna izan behar dugu agintaritza horrek bere eginkizuna gauzatu ahal izateko horregatik ezin ditugu balorazioak egin ezta prozedura horren zati diren datuak helarazi ere

administrazio publiko guztien jarduerari aplikatu ahal zaion legezkotasunaren printzipioari erabat men egiten dio bere erabaki guztiak hartzeko orduan hau da

zehatzago esanda ari garen arloari dagokionez sektore publikoko kontratuen legearen testu bateratua eta aplika

gai zerrendaren hamabostgarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal

etb bateko programazioari buruz unzalu jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi aspaldian sozialistak ohartu gara euskal herritarrek euskal telebistatik ihes egiten dutela eitb sustengatzen duen gehiengo zabalak ez ditu

egoera erabat kezkagarria da euskarazko aukerek etb bat batez ere hutsera jotzen dute

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

adierazpen eskubidea babestearen alde eta komunikatzeko eta informazioa jasotzeko eskubideen alde jarri da

euskararen normalizazioa sustatzea izan ditu gidalerroak

eitb sortzeko legeak bere hirugarrena artikuluan zehazten ditu

besteak beste kulturaren eta euskararen sustapena orotariko eskaintza mailan aipatutako legeak ezartzen dizkigun konpromisoak eta betebeharrak ahalbidetzeko

iaz programazioaren lerro orokorrak administrazio kontseiluak aho batez onartutakoak eta eitbren plan estrategikoa

con respecto a la promoción de la lengua vasca eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

zuk aipatu duzu momentu honetan egun hauetan atera diren datuak audientziaren datuak baina

eta noski baina etorkizunari begira eta etorkizunari begira lantzen dugu eta programazioa egokitzen dugu eta bai kontutan hartzen dugu

esfortzu handia egiten ari da etb euskararen alde izan ere bati errekurtsoen ehuneko berrogeita hamairu eskaintzen zaio

etb hiru eta etb lau ehuneko seia banaketa honen atzean bi apustu zaintzen dira nabarmen

programazio berriari dagokionez egunero hamar hamabi orduko programazio berria dauka etb batek eta programazio horren bi heren zuzenekoa da

informazioan gaur egun euskal herria zuzenean eitb kultura iparraldearen orena eta egun on euskadi humorean zuek hor eta gu hemen

fikzio eta aisialdian goenkale gu eta gutarrak itxuroso

aktualitate eta debatean azpimarra azpimarra plus eta debatea

hitzetik hortzera sei argazkitan txoriene eta kirolan

hau da lantzen dugun programazioa jakinik programazioaren betekizuna zerbitzu publikoa eskaintzea dela

audientzia eta prestigio soziala horretan dihardugu nola etekin handiena aterako nola euskera gehien bultzatuko nola gure betebeharra

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina
arabako segurtasuna berrantolatzeari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

isiltasuna mesedez eskerrik asko presidente

beltrán de heredia andrea zurea da hitza

galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina guardia zibilak eta ertzaintzak egindako

llanos andrea zurea da hitza gracias

eskerrik asko presidente andrea señora llanos todos los

gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina guardia zibilak egindako kontrolek eragindako haserreari buruz

persiguen eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia anderea maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
osasuneko sailburuari egina onkologikoa institutuaren etorkizunari buruz roncal anderea zurea hitza

goian egin dudan afirmazioak hankaz

aurkeztutako ekimenarekin batera erabiltzen dituzun argudioak

nire helburuetako bat izan da lehen unetik

kalitatezko asistentzia ematen jarraitu nahi dugu erabakiak helmugabakarra du pazienteari erabateko erantzuna ematea

jabetzapekoa da onkologikoa gizarte ekintza horren ikurra da ez dago salgai ez zegoen salgai gu etorri

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

duen iritzia ematen eta jarrera azaltzen saiatu naiz berriro diot

onkologikoa ez dugun jarrera azaltzen saiatu naiz emaitza paregabeak eskaintzen dituen onkologikoari buruz iritsia ematen saiatu naiz

lau haizeetara onkologikoarekin hartua daukan konpromisoa isiltasuna mesedez onkologikoarekin eta gipuzkoar guztiekin

eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina abiadura handiko trena atzeratzeari buruz

egin gabe daude oraindik sustapen ministerioa informazio azterlan

atzeratzeko eskatu dio sail honek ministerioari eta ministroari hain zuzen hain zuzen ere

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

eskerrik asko oregi andrea ruiz andrea zurea da hitza

adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet euskararen eguna dela eta gaur azaroak hogeita zortzi eusko legebiltzarrak honelako adierazpen instituzionala egin nahi du

leiho zabal bat irekitzen diogu euskararen orainari eta etorkizunari

osagarri ezinbestekoa baina munduko gainerako hizkuntza guztiek bezala

gizadi osoaren ondarea ere bada horregatik hizkuntzen dibertsitatea babestu nahi bada

sustatzea aurrerapauso garrantzitsuak eman dira euskararen normalizaziorako bidean

eta azkenaldi honetan berritutako akordioei esker eta bultzatzen bada indar politikoen eta eragile sozialen arteko oinarrizko adostasuna prozesu honek jarraipena izango du etorkizunean aldeko egoera honetan euskara da beste ezer baino lehen hizkuntza modernoa

gure gizarteak erabiltzen eta sustatzen jarraitu nahi duena gainera euskara da euskal gizartearen elementu integratzaile bat gaztelania den bezala

lortutako adostasunei eta bilatu behar dira adostasunerako bide berriak euskararen erabilera sustatze aldera

eusko legebiltzarrak bat egiten du euskararen nazioarteko egunarekin eta konpromisoa hartzen du euskararen erabileraren normalizazioan urratsak ematen jarraitzeko

aukera berriak eraikiko dituela euskara erabiltzeko eta horretarako errespetatuko dituela pertsona guztien hizkuntza eskubideak eta euskararekin bat egiteko askatasuna eusko legebiltzarrak hitza ematen du neurri malguak eta politika sendoak

euskara indartzeko asmoz beti ere gure bi hizkuntza

elebitasunaren ildotik eusko legebiltzarrak konpromisoa hartu nahi du herritar eleanitzak lortzeko helburuarekin

eragin ona izan dezakeela gure bizikidetza demokratikoari eta gizarte kohesioari begira eusko legebiltzarrak dei egiten die euskal herritar guztiei parte har dezaten bertan eta nazioartean euskaraz sustatzearen alde abenduaren hiruan antolatzen diren ekitaldietan